eskerrik asko egun on guztioi gaur berriz ere

eztabaidagai dugu jada eh bildutik maiatzaren hogeita bederatzian

opor fiskalen auzia eztabaidara ekarri genuenean

gaia ardura politikoa maiatzaren hogeita bederatzian

hartan argi geratu zela gaiarekiko talde bakoitzak zuen jarrera eh bilduren jarrera orduan eta gaur berbera da

hogeita hamar milioi eurotako isunak ardura politikoak dituela oinarrian isuna ordaintzeko modua adostu dute bai

guk hemen planteatu genuenaren ildotik gainera eta ordaindu egin da bai baina batzuentzat badirudi

opor fiskalen karpeta itxi eta beste gauza batera inolako erantzukizunik aitortu gabe eta txarrena dena karpeta hori ondo egindako

jarri nahi dute baina erantzukizun politikoa egon badago eta maiatzeko eztabaidan esan genuen moduan opor fiskalen inguruko auzi honetan

ausardiaz eta euren ekintzen ondorioak onartu eztabaida hartan argi eta garbi esan genuen opor fiskalen inguruko isuna zegoela aldundiek sententzia ez betetzeagatik eta laguntza ilegalen berreskurapena atzeratzeagatik

arduradun politiko batzuk zituen eta hala adierazi genuen beraz gure aldetik argi eta garbi dago arduradun politiko batzuk egon badaudela europatik egindako eskariei

eskariei ez zietenak inolako kasurik

eta larriena dena isuna heldu denean bere horretan mantendu direnak miren aquí lo que ha pasado

gaurko proposamenean maneiro jaunak maiatzean onartutakoa berriz ere ekartzen du berresteko agian bere momentuan ez izandako babesen bat espero du eta berrespen honi pare bat ideia gehitzen dizkio erantzukizun politikoaren ildotik biak

maiatzeko eztabaidak guk agerian jarri genuen bai gure diskurtsoan eta

ere gaurko eztabaida honetan berdin egiten dugu erantzukizun eskari hau ez da soilik hemen legebiltzarrean talde politikoek eginikoa hor kalean hainbat gizarte eragileek sindikatuek ere egin dute eta hauen ekimena dela medio bereziki

pasa den astean esan egin denez jakin izan dugu eaeko auzitegi nagusiko fiskalak ikerketa martxan jarri duela aldundien erantzukizunaren inguruan laguntza ilegalen berreskurapenaren atzeratze honetan

aurrerapauso bat da aurrerapauso bat ez soilik gai honetan gai honetan ardurak

gardentasunaren bidean aurrerapausoa da administrazio publikoen gardentasuna ezin da eslogan bat izan horrelako auzietan gizarteari argi eta garbi egindakoa azalduz frogatzen den zerbait da gardentasuna adi jarraituko diogu

hasi berri duen ikerketari espero dugu fiskalak aldundien jaurlaritzaren eta confebasken

zintzoa izatea oraingoan eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi sailburu eguerdi on gaur euskal politikaren judizializazioa dugu horrela aukeratu eta nahi izan duelako

opor fiskalei dagokionez aurtengo maiatzaren hogeita bederatzian egin genuen eztabaida eta bertan esanda dago dena orduan esaten genuen mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena hamarkadan

egoera hirukoitz baten baitan eman zirela garai hartan euskadik bizi zuen krisi ekonomiko sakona garai hartan jasandako ekintza terrorista bortitza eta estatuak euskadin egiten ziharduen inbertsio eza orduan gogoratzen genuen

baita esaten genuen foru arauak kopia literala zirela momentu horretan frantziar estatuak zeuzkanena eta oraingoz ez dugula albisterik jaso europar batzordeak frantziar arauen kontra espedienterik

gogoratzen genuen baita ere prozesu guzti honetan europar batasunak ez diela euskal erakundeei eman estatu kide

izan ere funtsean europar batasuneko burokraziak beti

kontzertu ekonomikoa eskualdeko laguntza sistema bat dela eta ez benetan dela zerga sistema bat izaera orokorrekoa eta aplikazio unibertsalekoa bere eremuan euskadiko zerga sistema propioa aplikatu daitekeen bakarra euskal erakundeek prozesu luze honetan defendatu dute egindakoa ondo egin zutela hala uste izan zutelako ez al da zentzuzkoa azken ondorioetara arte defendatzea

foru aldundiek emandako laguntza guztiak berreskuratu zituzten egindako ekintzak defendatzen ditugu foru

eta noski bere interpretazio azkeneraino defendatzera eta baita ere

europar batasuneko justizia auzitegiaren sententzia maiatzeko eztabaidan esan genuenez erantzukizun politikoa garai horretan

kudeatzen egon garen alderdi politikoen artean banatuta daude ez dut berriro zehaztuko zehatz mehatz

orduan egindako eztabaidan irakurri daiteke edozein kasutan pinedo andreari eusko alkartasuneko ordezkariari bai gogoratuko diot eusko alkartasunak

foru arauak eta baita aldundiak kudeatzen egon zela mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzitik

gipuzkoa eta bizkaiko kasuan eta baita arabako kasuan azken urteetan beraz

balego legebiltzar honek agindu zehatz bat eman zien euskal erakundeei eta jaurlaritzak eta aldundiek egin beharrekoa egin dute horrela

hogeita hiruan esandako moduan aho batez isuna ordaintzea eta bakoitzak zenbat ordaindu behar zuen erabaki zuen

gogoeta bat egingo balute eta bereziki aipatzen dut bildu esaten duena egiteko

benetan sinesten badu desjudizializatu beharra dagoela hasier arraizek berriki esan duen moduan zuk esan zenuen

zuek izan behar gaur bezala fiskalari eskaera egiten diozuenak jardun dadin dagoena eskumena duen auzitegiak ikertutako gai batean dagoeneko ganbaran eztabaidatu izan dugun gaia baina ala ere berriro ere jarraitzen duzue upydren jokoa

arraizek duela hilabete esandako egindako adierazpenetan oinarritu ginen gure zuzenketa egiterako orduan arraiz jauna guk orduan

eusko legebiltzarrak alderdi politiko guztiei eskatzen die desberdindu ditzatela euren bizitza publikoan

eta justizia arruntaren eremua ez dadin ekintza politikoaren etengabeko judizializazioa eman izan ere

jarduera politikoa desjudizializatu nahi baldin baduzue bertan behera utz dezazuela estrategia hori ez eskatu gainontzekoei zuek egiten ez duzuena egitea izan koherenteak esaten duzuenarekin erretiratu zuzenketa hau eta bozkatu

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

de este sistema eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andrea zurea da hitza

egun on berriz ere beno begiratu opor fiskalak izateari

ordaindu behar izan dugulako eta iruzurra ardura politikoak isilpean mantendu nahi direlako beti isilpean

politikoak epaitegira eraman behar direnik esango duena jakina

baina hau ez da eztabaida politiko soil bat hogeita hamar milioi

estrategia bideragabe batetaz ari gara eta gizarteak eskubide oso du jakiteko

estrategia horren erantzule sistema berak bideak ematen baditu erantzukizunak argitzeko

hartzea ez dugu ulertzen zergatik gaitzestu behar den portaera jarrai bat izan zen oso larria izan zen eta ez dugu nahi

nik proposamena bota edo nik proposamena ez bota oraingoan proposamena maneiro jaunarena da baina

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

pinedo andrea nik ez deutsut esaten zer den egin behar duzuna baina

proposamen bat luzatu nahi diogu hori da justu esan dudana

ganbara honetan bilduri zein bilduk euzko alderdi jeltzaleari zein euzko alderdi jeltzaleak alderdi sozialistari proposamenak egitea nik uste dut guztiz

hartzea gure proposamenak egiterakoan eta guk uste duguna zuzena dela

arraiz jaunari eta ikusita zuk pinedo andrea sartu duzuna uste genuen ez dagoela koherentziarik bata eta bestearen artean kontestu horretan proposamen bat luzatu dugu señor damborenea he dicho que no iba

eskerrik asko damborenea jauna amaitzeko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

presidenta señora gorospe aquí

eso es una miseria eskerrik asko prieto jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mistoa
upyd taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu por puntos

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bat bai

hogeita hamasei ez hamasei abstentzio ondorioz lehenengo puntua ez da atera jarraian bi eta hiru elkarrekin bi eta hiru elkarrekin bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei bai

berriro bozkatu behar dugu bi eta hiru puntuak bozkatu dezakegu

hogeita hamasei bai hogeita hamasei ez bat abstentzio enpate dagoenez hemen uzten da hurrengora arte eta gai zerrenda agortuta osoko bilkura